egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu hasi baino lehen seigarren puntua beste baterako utzi dela

gai zerrendako lehenengo puntua euskal autonomia erkidegoko ikastetxeetan ekonomiari eta zergei buruzko unitate didaktiko komun bat ezartzeko hezkuntza programa garatzeko lankidetza hitzarmena

eta behin betiko ebazpena aurkako proposamena euskal talde popularraren txanda da bengoechea andereak dauka hitza bere ekimena defendatzeko

orain aurkako txandan nork parte hartu nahi du bale sozialistak beraz castelo andereak dauka hitza

atrás muchísimas gracias eskerrik asko castelo anderea erantzunen txandan

gracias eskerrik asko bengoechea anderea erantzuteko

eskerrik asko castelo anderea eztabaida amaitu denez

aurkako proposamena bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka bederatzi boto aldekoa berrogeita hamairu contra hamaika abstentzio beraz ez da onartu jarraian boto azalpenera pasako gara eta hasteko elkarrekin podemos zabala

mila esker mahaiburu andrea lehendakari jauna legebiltzarkideok

gure taldearen iritziz galdera ez da nork finantzatzen duen zerga heziketa baizik eta benetan finantzatu behar duen

enpresa pribatu batek derrigorrezkoa da enpresa pribatu bat kontratatzea unitate didaktiko bat kudeatzeko ez luke hezkuntza departamentuak

eta nola sortu den proiektua duela bost urte gipuzkoako ogasunak abian jarri zuen zerga heziketa modulua herrialdeko hainbat ikastetxeetan

unitate didaktikoa gipuzkoako foru aldundiak hezkuntzako eskuduntza ez duenez enpresa bat kontratatu zuen proiektua martxan ipintzeko horrek logika zuen bestalde orain dela gipuzkoako esperientzia kontuan izan gabe cristina uriarte kontseilariak bi mila hamabost bi mila hamasei ikasturterako agindu zuen hezkuntzako proiektu propioa

ez zen ordea ezer burutu aldundietako jaurlaritzako ogasunek estrategikotzat zerga heziketa iruzurraren aurkako borrokan aritzeko gogoeta horren ondorioz hezkuntza ezer gutxi egiten ari zela ikusita iaz erabaki zuten gipuzkoako proiektuari atxikitzea hau da elkarlanean aritzea eta beraz

eredua jarraituz enpresa bat kontratatu zuten gure taldeak duela urtebete legez besteko proposamen bat sartu zuen zerga heziketan hezkuntzak lema hartzeko eta agindutako naiz eta bi urte beranduago betetzeko bai

arazoak zirela medio maiatzaren hogeita hamarean

hezkuntza batzordean ba ze kasualitatea hain zuzen ere egun bat lehenago hiru aldundietako ogasun diputatuek

prentsaurreko bat eman zuten proiektuaren nondik norakoak azaltzeko horrela ematen zuen

egin zuela parte aktiboa izan zela baina ez zen horrela izan argazki horretan ogasunek argazki horretan

ogasunek egin diote etxeko lan guzti guztiak eta hemendik gure eskerrak ogasunei

anderea eh bildu taldearen ordezkaria ubera anderea zurea da hitza

aurka joateko agertu dituen argudioak ez ditugulako konpartitzen ezezkoa eman dugu ezezkoa eman dugu hitzarmena itzultzeari aurrekoan koherentzia osoz bezala gaurkoan ere egin duzuelako eta eztabaida hona ekarri duzuelako ezezkoa eman dugu oraindik ez dugulako ezagutzen bi mila hamazazpi eta bi mila hemezortzian

emaitzak eta ez dugu izan tarterik ondorioak aztertzeko beraz hiru urtetarako beste konfiantza boto bat ematen dugu eta tarte horretan aukera izango dugu

aztertzeko eta ondorioak ebaluatzeko bestetik kariño handiz esaten dizut bengoechea andrea maila pertsonalean dizudan aprezioarekin nahiz eta zure ideologia ez dudala konpartitzen konturatu zara ez

proposatu duzuenaren kontrakoa proposatu duzuela hemen nahiz eta koherentzia handiz programa hau abian jarri zenean egin zenuten bezala gaurkoan ere hona etorri zarete eta kontrako

eta aitortzen dizut duzuen koherentzia hala ere ez dugu ezkutatuko gaurkoan

baditugula eta labur labur ditugun kezkak adieraziko

normalean izenburua edukiaren mamiarekin lotuta joaten delako sistema publikoa eta zergei buruzko unitate didaktikoa izan beharko litzateke

eta ez ekonomia eta zergei buruzkoa zeren ekonomiaren ereduaren ildoaren arabera unitate didaktiko hau kezkagarria bilakatu daitekeelako eta gure ustez zerga politika guztiz lotua joan behar da herritarron eskubideak

sistema publikoa bermatu eta garatzera zerga politika eta sistema publikoa guztiz bat eginda joan behar dira eta beldur gara sustatu daitekeen

bestetik ere gure kezka daukagu unitate didaktikoa ezartzeko zerbitzuen

baditugunean irakasle prestatuak eta formatuak eta ez baldin badaude prestatu ditzakegulako

segun zein enpresak har dezaken lidergo hori ba ildo bat edo beste bat

kezka sortzen digu ere aldundiek unitate didaktikoko edukiak aldatu ditzaketelako beraz aldundietatik probintzialismoa bultzatu daiteke

hiru herrialde hiru eredu eta hori iruditzen zaigu ere ez dela eredugarria eta ez onuragarria bestetik gaur egungo aldundiek sustatzen duten eta indarrean duten politika fiskalak unitate didaktiko hau aurkezterakoan

mahai gainean jarri zen filosofiaren eta edukiaren kontrakoak dira ez doaz norabide berean

beraz kezka hauek baditugu eta joango gara ikusten

baina tira konfiantza boto bat emango dugu dagoeneko ere jarraipena egiten ari gara hainbat galdera planteatu ditugu bi mila hemeretzian unitate didaktikoaren ebaluazioari ekingo diogu eta aukera izango dugu ekarpenak egiteko

aukera bakarra izatea hitzarmena itzuli edo ez eta ez izatea aurretik aukera ekarpenak egiteko eta

izateko ze iruditzen zait aberasgarria izango litzatekeela zeren kultura bat pentsaera bat ereiteko aukera polita daukagu korrespontsabilitatearen kultura

kolektiboaren nortasuna lantzea gardentasunaren kultura justizia soziala kohesio soziala elkartasuna

eta momentu honetan gizarte honetan zailtasunak ditugu hori ulertzeko ulertu behar dugu kalitatezko osasun zentroak anbulategiak

ikastetxeak garraio publikoa erresidentziak etxez etxeko zerbitzuak kalitatezkoak izatea guztion esku dagoela eta horretarako oinarrizkoa dela politika fiskala eta oinarrizkoa dela fiskalitatea eta iruditzen zaigu hor lanketa bat egin daitekeela

izan genuen eztabaidan gaurkoan hausnarketa bat bakarra botako dut eta beti esaten dut eta errepikatzen dut eta ez naiz nekatuko errepikatzen eta mesedez hausnartu eskolak ezin du gizarteko arazo guztiak konpondu

egin behar dugu eta guztion artean egin behar dugu eskolari hezkuntzari gizartearen zama guztiak ez bota mesedez eskerrik asko ubera

legebiltzarkideok egun on guztioi gure taldearentzat zerga heziketa ezinbestekoa da eta horrela adierazi izan dugu behin baino gehiagotan

ekarri digu hitzarmen honen luzapenaren kontrako alegazioa besteak beste aldundiek horrelako ekimen batean ez dutela ordaindu behar argudiatuz

zentzurik ikusten ez diogulako horrelako alegazio bati are gehiago iaz berdin berdina aurkeztu zenutela eta emaitza gaurkoa bezalakoa izan zela ikusita

dena den harira etorrita bi mila hamairuan ganbara honetan lehenengo urratsak eman ziren gaiaren inguruan zerga esparruari buruzko eztabaida monografiko baten bidez

bestetik iruzurraren aurkako plan bateratu bat abiarazi izan da eta azkenik unitate didaktiko berri bat sortu zen iaz euskadiko ikastetxeetan gai hauek ezagutarazteko beraz ikusten da ekimen honek ez daukala bere jatorria hezkuntza sailean baizik eta iruzurraren aurkako

eta hortik datorrela proposamena azken finean horregatik gai honen inguruan eskumen osoa duten erakundeek bere finantzazioan parte hartu behar dute eurei dagokielako eta euren eskumena

aipatu gabe batetik zerga heziketa guztion ardura dela ez bakarrik

ogasun sailaren teilatuan geratzen den gai bat baizik eta

eta bestetik helburua herritar guztiek eta batez ere belaunaldi berriek sentsibilizatu daitezela eta jakin dezaten zein garrantzitsua den gure zergak ordaintzeko obligazioak betetzea hitz batez hemen dugu

guri dagokigu honen alde egitea gu izan behar gara lehenengo eredua gure ardura delako eta horretarako hautatuak izan garelako legebiltzarretik hasita eta maila guztietara
helduta elkarlanean lankidetzan eta guztion artean eskerrik asko eskerrik asko

gai zerrendako bigarren puntua elkarrekin podemos talde parlamentarioak egindako lege proposamena euskal irrati telebista ente publikoa sortzeko bost barra mila bederatziehun eta laurogeita bi legearen aldaketarako aintzat hartzeari buruzko eztabaida eta behin betiko ebazpena banatu zaizuen

aldeko txandan elkarrekin podemosek aparte beste norbaitek parte hartu nahi du

aurkako txandan nork parte alderdi sozialistak euzko abertzaleak

bale ba euskal sozialisten ordezkaria den romero andreeak dauka hitza baita

bai eskerrik asko egun on guztioi guk gaurkoan

boto azalpena egiteko asmoa genuen baina elkarrekin podemoseko eledunaren interbentzioa entzun ostean aldatu dugu

kontra bozkatuko dugu eta ondorioz kontrako

hartuko dute parte eta botoa aldatu dugu azken momentuan ez zaigulako iruditu inolaz ere

pixka bat urte honetan ponentzian gertatu denari

ados egon gaitezke urtebeteko ponentziaren balantzea egiterakoan eta balantzea hutsala da eta nik uste dut horrela

dugula guztiok ere hutsala izan da egon direlako ba oztopo batzuk egon direlako arrazoi batzuk

aitzakia batzuk ere arana andreak esan bezala orain urtebete eduki genuen

guk orduan ere ezezkoa bozkatu genuen artean ponentzia eratu gabe zegoela eta dei egiten genuen

ponentzian parte hartzera orduan gure botoa edukiari

erabat prozedimentala zen eta gaurkoan ere gaurkoan ere hartzen dugun botoaren zentzua erabat prozedimentala da ez da

eta da arrazoia eta argudioa da berdina badaukagu ponentzia bat eta

orain onartuko bagenu horrek eratorriko luke edo ekarriko luke beste ponentzia bat sortzea guretzat horrek

hasi nahi baldin bada jada norbaitek edo kasu honetan elkarrekin podemosek erabaki duelako edo ikusten duelako

etekinik ematen edo ez duela behar duen ibilbiderik egingo ba igual zentzu horretan logikoa litzateke eta guk

planteatu nahi genuen baina nik uste dut hori azken batean guztiok egin beharko dugun ariketa bat dela eta guk esaten dugu gure

edukiari dagokionez ez ados edo

gu ez gaude ados baina berriro diot gure botoa ez da

baizik uste dugulako badagoela halako kontuak momentu honetan eztabaidatzeko eta hausnartzeko

eta ez da martxan jarri bale ados gaude ados gaude zergatik ez da martxan jarri zergatik ez da martxan jarri eta hori azaldu nahi dut hori azaldu nahi dut zeren esan da ere ez euskal herria bilduk eman zuen prentsaurreko bat esanez ez dakit zer egiten ez baldin bada ponentziarik aterako zela egia da euskal herria bildu tematu da urte honetan

hemen onartutako legezbestekoaren parametroetan eta terminoetan horretan tematu gara eta egia esan horregatik atzerapen batzuk izan ditu ponentziak baina guk uste genuen

gu abstenitu ginen pnlan eta beste batzuen artean aurrera ateratako pnlan

lehen unetik utzi nahi zen eztabaida parte hartzailearen kontua kanpoan eta

hitzarmen bat parte hartze hori bermatzeko hori albo batera uzteko

eztabaida integrala izan behar da eztabaida etorkizunari buruzkoa izan behar da eta eztabaida izan behar da sektore anitzekoa sektore anitzekoa

onartu bezala eta horretan bai tematu gara eta aurrerantzean ere tematuko gara edukiarekin berriro diot ez gaude ados zergatik ez gaude ados gure etorkizuneko

gure ustez administrazio kontseilu batek ez honek ez modifikatu batek ez daukalako lekurik askoz haratago goazelako guk ikus entzunezko lege batetaz hitz egiten dugulako eta ikus entzunezko lege horretatik eratorritako kontseilu batetaz hitz egiten dugulako puntu ez gaude ados baina berriro diot ez da ezezko botoa horrekin ados ez gaudelako nik logika bat ikusten diot logika bat

alderdi popularrari bake ponentziatik kanpo mantentzen denean bake ponentzian ez parte hartzea erabakitzen duenean kanpotik bake ponentzia hori torpedeatzeko eta saboteatzeko saiakerak egitea ulertu dezaket

non guztiok gauden ponentzia batean halako ekimenak ekartzen ditugun ez dakit ponentzia hori puenteatzeko ponentzia hori gainditzeko edota ez dakit zertarako

beharbada ariketa hori ekin beharko dugu guztiok ere guztiok ere eta ikusten baldin badugu ponentzia honek ez duela ematen ematekorik

eta guztiok hasiko gara hona ekartzen halako ekimenak eta bakoitzak nahi dituen ekimenak legegileak zein ez legegileak

baina guk desde luego momentu honetan euskal herria bilduk oraindik orain

ez dagoen definitua eta ez dagoen martxan jarrita oraindik orain guk ponentziaren aldeko

egiten dugu orduan guk gaur hemen planteatzen duguna hori da ponentziarenganako

ponentziak erritmoa azkartu behar du ponentziak lanak azkartu egin behar ditu eta uste dugu horretan jada horrek eman dezakeena eman dezakeenaren garapenera joan beharko ginatekeela ere ze berriro diot eta uste dut

esan dela hausnarketa integral batetaz ari gara eitbek behar duen sakoneko

eta hori gure ustez behintzat egokiagoa da abordatzea ekimen partekatu eta ekimen aislatu eta ekimen soil batzuetatik baino era integralean eta osotasunean egiten den eztabaida eta hausnarketa batetik

baldin bada beraz hori izan da gure gaurko botoa aldatzearen arrazoia

berriro diot bat egiten dugu behar bada ponentziaren

ez dela izan guztiok nahiko genukeena baina uste dugu hein batean edo bestean gehiago edo gutxiago guztiok garela horren

eta hau ere azpimarratu nahi dut ponentzia hau lau pareta hauetatik atera nahi baldin badugu benetan sektore anitzek parte hartzen duten hausnarketa bat bultzatu nahi baldin badugu non eitbko profesionalek non sektoreko profesionalek non unibertsitateak zein

ikus entzuleek ikusten dute egunero edo eta ez dute ikusten egunero eitb ba horretarako baliabideak jarri behar dira eta guk bai ikusi dugu

saiakera bat hori saihestu nahi izateko eta berriro diot hor bai ez garela egongo hor bai ez garela egongo besterik gabe hori da guztia

legebiltzarkideok egun on berriro decía

hau ez da borrokarako gai bat denok irabaziko dugu eitb birsortzen badugu guk ere eitb maite dugulako uste dugu eztabaida hau

debatea dela eitb oso erraldoia da eta bere denbora behar du esaten zigun agirre andreak egun hartan eta gaur urruzuno jaunaren parte hartzerekin nik uste dut koherentzia osoz aritu da horrekin

eta esan zigun guretzat eta gaur uste demostratuta gelditu dela lege proposamena hau momentu honetan horrela

ez dauka zentsurik eraman dezakegu eztabaida hau eratu dugun ponentziara eta bertan hitz egiteko parada osoa izango dugu beraz hau dena ikusita nik argi daukat ganbara honetan gai honetan zeintzuk gaude lan

eta zeintzuk gerra emateko gogoz orain dela urte bat esaten nuen bezala goazen lanera badaukagu tresna

daude ekarpen guztiak ponentzian eta eztabaidarako prest gaude gu behintzat bai estamos trabajando como decía la señora romero

elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den arana andereak dauka hitza

eman direnak baino argudio sendoagoak eman beharko liratekeela gutxienez euskal herria bilduk gai honetan dituen posizioak mugitu arazteko

ez naiz sartuko ez dakidalako ere nik dakit guk zer egin dugun eta zertan gauden eta ponentzia honetan erreafirmatzen gara uste dugulako eta berriro diot ez da beste munduko gauza bat ponentzia honen erantzun behar diolako

edo bestela eta hau ere berriro esango dut edo bestela erabaki dezagun guztion artean erreforma edo ponentzia hori bukatu dela eta bakoitzak jada hemen bidea librea duela argi berdea duela bakoitzak berak nahi dituen ekimenak hona ekartzeko legegileak zein ez legegileak

elkarrekin podemosek gaurkoan hona ekartzen duen ekimenak

ez dauka zentzurik zergatik ekimen hori aurrera aterako balitz horrek dakarrelako automatikoki ponentzia baten sorrera

besterik gabe besterik gabe eta gure ezezkoa hori da prozedimentala da metodologiari dagozkiona da

edukiaz ere ez gaude ados esaten duzu administrazio kontseilua politizatua dagoela guk hori mila aldiz salatu dugu baina uste dugu

horrek zein zuek orain planteatzen dituzuen modifikazioekin ere gure ustez etorkizuneko balizko eredu batetarako ere horrek ere ez duela balio hori da gure iritzia

ezartzen dituelako partze batzuk ezartzen ditu eta guk uste dugu eitbn orokortasunean zein administrazio kontseiluan bertan aldaketak askoz ere sakonagoak izan beharko

orduan esatea euskal herria bilduk berak jakingo du norekin dagoen berriro diot uste dugu argudioak

nahi baldin badira aliatuak bilatu edo nahi baldin badira alderdi politikoen posizioak mugiarazi guk badakigu non gauden ez dut uste esan beharrik dagoenik euskal herria bilduk oraingo

zein den euskal herria bilduk daukana da eta euskal herria bilduk bere garaian aurkeztuko duena

horri erantzungo dion proposamen bat proposamen integral bat proposamen bat nolabaiteko astindua emango duena

hemengo hedabide publiko nagusia den horretan baizik eta haratago joanda

antolatzera etorri beharko litzatekeen proposamen bat hori da euskal herria bilduren posizioa eta horretan gaude beraz guk berriro diot uste dugu guztiok igual zintzotasun ariketa bat bai egin beharko genukeela ponentzian gaude edota ez gaude eta ez baldin bagaude eta ikusten baldin badugu jada bideak itxita daudela ez garelako gai ba guztion artean edo batzuen artean akordioetara heltzeko pues

bakoitzak egin dezala bere karril propioa eta bakoitzak aurkeztu dezala
aurkeztu beharko lituzkeen edo egoki ikusten dituen ekimenak amaitzen joan eskerrik asko eskerrik asko urruzuno jauna

baina nahikoa da nahikoa da zeren ez da lehenengo aldiz hau gertatzen dena eta uste dugu daukagula eratuta ponentzia horretan lan egin behar dugu eta

oregi andrea eztabaida amaituta bototara jarriko dugu lege proposamena aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka hamaika boto aldekoa berrogeita hamaika contra bederatzi abstentzio beraz ez da aintzat hartu lege proposamena jarraian boto azalpena euskal talde popularraren ordezkaria den llanos andreak dauka hitza

gai zerrendako hirugarren puntua eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena pentsioak osatu eta duintzeko bidean neurriak bideratzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den

bai legebiltzar buru andrea legebiltzarkideok egun on denoi

bilbo kolapsatuta milaka lagun ehun eta hirurogeita hamar

defentsan hiru generazio kalean bere haserrea erakusten jendartearen beste planto bat hiru generazio kalean oraina eta

duintasun ariketa kolosala indar brutala bilbon eta gainontzeko hiriburuetan euskal jendarteak erakutsitakoa bizitza duina

alderdi sozialistak babestutako mobilizazioa bere hainbat kide ere esanguratsu han izan ziren han kalean jende artean bilboko alkatea ere bertan izan zen eta

zenbait kide ere han manifestatu ziren

eta hango egoera horretan toledoko paktuan eajko ordezkari den kideak

han zegoela han egiten ziren aldarrikapen guztiekin bat egiten

ba jendearen argia zen pentsio duinak eskatzen zituzten

han orain eta etorkizuneko pentsio duinak eskatzen zituzten eta ezezkoa ematen zioten ehuneko zero koma hogeita bosteko igoerari eta mila laurogei euroan ezartzen zuten gutxieneko

zuetako batzuk han egon zineten eta bertatik bertara entzuteko aukera izan zenuten eta gainera esan zuten argi eta garbi pentsio duinak lortu arte ez dutela etsiko martxoaren hamazazpiaren ostean etorri da berriz astelehena etorri zen

eta gaur bertan hemen ditugu legebiltzar honen atarian batzuk hemen goian eskari berdinekin ba hemen eta gaur hemen eta gaur aukera dugu kalean egindako aldarrikapen

urgentziazko erantzun bat emateko larunbateko elkartasun hori ekintza politiko bilakatzeko mobilizazioaren ondorengo egunean diario vascok artikulu

aipatzeko modukoak direla esaten zen ia lau pentsionistatik batek zazpiehun eta hogeita hamabostetik beherako pentsioa duela

beste maila bat jaisten badugu egoera are larriagoa da seiehun eta berrogeita hamartik beherako prestazioak aztertzen badira hiritarren

mila lagun eta bostehunetik behera hain sinbolikoa den zifra horretatik behera ia laurogeita hamar mila lagun fokoa alargun pentsioetan jartzen bada

emakumezkoak eta egoerak bereziki eragiten die esan bezala emakumeei inoiz jubilatzen ez diren emakume horiei hamarkadatan bizitza sostengatzen

lanean aritu eta gero erabateko prekarietatean dauden horiei

zorionez erkidego honek badu erreminta bat pentsio baxu horien zauri lazgarri hori nolabait estaltzeko eta diru sarrerak bermatzeko errentaren bitartez ba ia hamasei mila lagunen pentsioak osatzen dira nahiz eta jakin

pentsiodunen gure zaharren bizitzaren prekarizazioaren aurrean jartzen gaituzte datu hauek eta agerian uzten dute euskal pentsiodun askok eta askok bizi duten egoeraren gordintasuna begira yayo herrerok txio bat idatzi zuen mobilizazio hauen inguruan eta uste dut gaurko eztabaidarako ezinbesteko ideia bat

eta gizarte aurreratu eta justu bat eraikitzeko helburuari begira bere biziko garrantzia duela babes sistema indartsu koherente orekatu eta oso ondo

eta sistema horren alderdi ezberdinen artean zentralitatea dakar pentsio sistemak pentsionista guztien pentsio duin bat bermatu behar diena

propioa eta osoa eraikitzeko eskuduntzak eta lanabesak eskatzeaz gain neurri zehatzak aplikatzea eskatzen du gobernu baten lehentasunekin eta aurrekontu neurriekin

espainiako pentsio sistemak ez duela jendartearen bizitza duina bermatuko espainiako estatuan azken urteetan indarrean jarri diren eta euskal gizarteari ezartzen zaizkion politikek pentsiodunen bizitza kalitateari oso modu kezkagarrian

eta bere egoera erabat prekarizatzen dutelako egoera muturrera iritsi da

birbalorazio berrien inposatzearekin eta pentsio kontsumo prezio indize horren

eta beno ondorioak denok ezagutzen ditugu egun hauetan irakurri ditugu behin eta berriro hainbat pentsionistek bere bizitzaren inguruan eta horrelako neurriek suposatzen dutena erabat iraingarria den erabaki horrek orain hainbat eta hainbat pentsionista pobreziarako bidean jartzeagatik

erabaki horrek egungoa eta etorkizuneko pentsiodunen egoera baldintzatzen du erabat hazkunde aurreikuspenak askoz handiago izan da pentsioen igoera bi mila hogei arte ehuneko

gutxi gorabehera ehuneko hamairu eta hamabost bitarteko galera ekarriko die pentsiodunei

eragina itzela da eta egoerak ez du arintzeko itxurarik are gehiago egoerak okerrera egingo du baremazio sistema berria martxan jartzen denean

hori hemen dauden talde guztiok badakigu pentsioak ez dira igoko eta espainiako gobernuak

jartzen saiatuko dira ari dira gainera egun hauetan ia ia a la desesperada gaur medio batek esaten zuen bezala

sistema kolapsatu egingo da eta etorkizun beltza izango dute pentsioek espainian eta egun hauetako titular batek jasotzen zuen bezala negua dator hainbat pentsionista asko eta askorentzako sistema espainiar eskas bati lotua gaude sistema horrek pentsioak murriztu eta

eta ez du pentsioak jasotzea bermatzen epe motzera eta are gutxiago epe luzera

ereduaren menpe jarraitzen badugu zentzu honetan guk argi dugu premiazkoa dela gure sistema propioa edukitzea horren aldeko gure apustu argia da hainbatetan esan dugu eta guk

baino sistema propio hori eraikitzeko baldintzak sortzen diren bitartean

ateratzera behartzen gaituela uste dugu eta hitzetik ekintzetarako urratsak egin eta euskal pentsiodunekiko konpromisoa gauzatzen joatera

larritasunaren aurrean egoera arintzeko neurri eta erabakiak hartzeko eskatzen digute eta horretarako badugu ahalmenik gure esku dauden erabakiak hartzera interpelatuak izan gara eta erantzun egin behar diegu aldarrikapen horiei ezin dugu legebiltzar honetako orma intsonorizatuen atzean ezkutatu erkidegoko pentsionista guztiek bizimodu duina izatea bermatuko duten pentsio publikoak ziurtatzea politika publikoen lehentasunezko helburu izan behar da gure ustez eta horregatik

euskal pentsionista guzti guztiei pentsio duin bat bermatze aldera neurri zehatzak aplikatzera derrigortuak daude eta bide horretan kokatzen dugu guk gaur

aurkezten dugun legez besteko proposamena eta eskatzen genuen oso gauza erraza eskatzen genion jaurlaritzari esaten dut erraza da

sakondu dezala babes sistemaren baitan pentsioak osatzeko eta duintzeko bidea

baina iruditzen zaigu bide horretan saiakera horretan

gehiago egin behar dela eta gainera eskatzen genuen osagarrien diru kopuru hori progresiboki igoaraziz pentsio baxuen hori lehenetsita bi neurri planteatzen genituen batetik eskatzen genuen pentsioen igoera zero koma hogeita bost horretan mugatu ez dadin

aztertu eta indarrean jar ditzala aztertu eta indarrean jar ditzala eta gero

lau urteetako epean pentsionista guztiengan europako gutun sozialak adierazten dituen gutxieneko parametroak

bereziki emakumeen egoera prekario horri erantzuten eta gainera

sor dadila eskatzen genuen gure sistema propio horren

unitate administratibo bat pentsioen sistema askoz ere arinagoa duinagoa normalizatuagoa egingo duen unitate administratiboa babes sistemaren baitan

ekimen honek egoeraren larritasuna arintzeko gure eskura ditugun konpetentziekin gure sistema propioa izan bitarteko

sistema konplementario bati bidea irekitzea zuen asmo ez da aldarrikapen hau kaleko

bi mila hamaseian laurogei mila pentsionistek baino gehiago hemen

legebiltzar honek atea itxi ondoren legebiltzar honetara

eta askotan erreferentzi bezala ekarri dugun proposamen zehatza da hori guk ez dugu inor engainatu nahi eta badakigu horretara iristeko bidea ez dela inolaz ere erraza

aldaketa nahikotxo eskatzen dituela eta batez ere egikaritzako akordio zabalak behar direla

horregatik taldeei gure malgutasuna eta negoziatzeko borondatea agertu diegu

beste behin ere gobernua sostengatzen duten taldeen ezetza jasoko dugula eta kosta egiten zaigu postura ulertzen kosta egiten zaigu

zuek gu bezala larunbateko manifestazio horietan parte hartu zenutelako eta

eta kosta egiten da ulertzen honetarako eskumenak izanda

eta ezin da ulertu espainiako gobernuari eskariak egitea mobilizazioekin bat egin eta gero gure esku dagoen guztia hemen egiteko borondate politikorik ez izatea

zuen ondoan hiriburuetako kaleetan manifestatu ziren horiei azaldu beharko diezue zein den

eta bizitza duinari salto egiteko politiketaz ari gara

kontu berdinetaz ari gara bizitzaren prekarizazioaz eta bizitzak duintzeko elkarrekin egin behar dugun bideaz atzo posible zen bide hori gaur zergatik ez da posible ezin da ulertu ezin da ulertu postura aldaketa hori

mahai gaineratu ditugu proposamen konkretuak erreferentzia konkretuekin epe konkretuekin negoziatzeko prest agertu gara baina ez da proposamenaren inguruko negoziaziorik eman ez da aukerarik egon hori negoziatzeko egia da azkeneko momentuan mugimendu txikiak ere izandu direla badirudi

kalifikatzen zen proposamen hori friboloa zen proposamen hori

zerbait egin behar dela kaleko presio horrek eragiten duela eta uste dut bide horretan gaudela bide horretan jarri behar dugula lehengoan

debate zabal bat egin behar dugula honen inguruan eta baditugula konpromiso batzuk baditugula konpromiso batzuk eskatzen diogun horretaz gain eta hitz egin behar dugula hitz egin behar dugula kontu honetaz eta gu pozten gara gaur mugimendu horiek egon izanaz

ez dute biderik egun prekarietatean bizi diren gizon eta emakumezko horien gure intentzio deklarazio horiek horiei ez diete ezertarako balio

eta zuek ekarri ditzakezue zuen proposamenak gu prest gaude analizatzeko bide desberdinak egon daitezke pentsio horiek fintzeko ekarri zuen proposamenak ez dugu bat bera ere jaso

baina oraingoz mahai gainean dugun rgiaren erreformarako proposamen horrek

eta egoera zaildu egingo die proposatzen den lehen neurri horrekin una

prest gaude bide hori egibarrek esaten duen bezala bide hori elkarrekin egiteko

baina zein da zuen eskaintza zerren inguruan eztabaidatu dezakegu inguruan lortu daitezke akordioak consenso

eskerrik asko kortajarena andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos hernández jauna zurea da hitza

por intereses privados como ya he expuesto alguna vez en esta cámara eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

lehendakari sailburuok legebiltzarkideok eguerdi on guztioi

bideratzeari buruzko legezbesteko proposamena dugu eztabaidagai gaia oso garrantzitsua da

hor ditugu pasa den larunbateko manifestazio jendetsuak bertan pentsionistak zein gazteak gizonak adin guztietako milaka pertsona atera ginen kalera pentsio duinen aldarrikapena egitera ez da lehen aldia ateratzen direla

adierazi dutenez talde guztiok aldarrikapen horrekin pentsio duinen beharrarekin bat gatozela ziur nago nor ez dago

ez du nahi pentsionistek euren erosketa ahalmena mantentzea pentsioen inguruan sarri eztabaidatu dugu legebiltzarrean baita azkenengoz eta hemen aipatu denez martxoaren batan orain direlako

eta bertako eztabaidan nire taldekide den jon aiartzak esan zituen guztiak berretsi egiten ditut eta gaurko gaira etorriz alde oso ezberdinak berezi behar ditugula uste dugu eta horrela jasotzen dugu gure erdibidekoan alde batetik pentsio sistema publikoa mantentzeko

eskumen baten inguruan gabiltzalako eta bestetik madrilek neurriak hartzen dituen bitartean guk egin dezakeguna hemen euskadin

continúe siendo suficiente y sostenible ezin dira espektatiba faltsurik sortu hori ez da bidea hartu beharreko neurriek

sistema publikoa mantendu nahi dugunon artean gutxienez lehen esan dudan bezala

denboraz ondo aztertu behar dira hartu beharreko neurriak eta horiek ekarriko dituzten ondorioak epe ertain edo luzerako neurriez hari gara badakit batzuek esango duzuela edo uste izango duzuela denbora arazo bat dela baina ziur nago

ondorengo egunetan pentsionista askori esaten bere ilobengatik irteten zirela kalera eta kortajarena andrea zuk ere horrela esan duzu generazio

gaurko gaia honekin lotuta nire azalpenaren bigarren zatira pasatuko naiz eta bitartean zer madrilen beharrezko diren aldaketak burutu arte zer

euskadin gure eskumenak erabiliz herri honetan aspalditik arduratuta gaude pentsio baxuenak dituzten pertsonekin

hauen artean emakume alargunek ere babes berezia dutelarik eta beti gure eskumenak erabiliz osatu egin ditugu diru sarrerak bermatzeko

gizartearen elkartasunari esker pentsio baxuak osatzen badaramagu azken hamar urteetan lo que no compartimos es

ezinezkoa izango litzatekeelako beste erakundeek

osatzea inolaz ere eta are gutxiago diru sarrerak bermatzeko errentaren inguruko lege aldaketa baten prozeduran gaudenean besterik ez mila esker

andrea erantzunen txandara pasatuz eh bildu taldearen ordezkaria

legebiltzarkideok eskerrik asko yo al señor damborenea

arregi andreak beno pastor jaunak agertutako borondate horrekin uste dut hortik ere tiratu dezakegula eta

gu prest gaude akordiorako gu prest gaude hitz egiteko denbora kontua baldin bada

eta hitz egingo dugu eta beste proposamen batzuk ere egon daitezke zuen aldetik ere beste proposamen batzuk egon daitezke eta prest gaude horiek aztertzeko eta bideak irekitzeko baina horretarako

behar da proposamenak analizatu eta behar da bide horiek irekitzea eta behar da baita ere finantzazio horiek nola etorriko diren adostea

ez du balio hona jaitsi instituzio deklarazio potolo horiek egin madrilera begira jarri badakigu zer datorren madriletik badakigu epe motzean honek ez duela soluziorik izango madrilen errotik aldaketak baldin ez badaude eta guk sistema propio batetarako bidea egin badugu

eta nafarroako gobernuak atzo bertan irmoki agertu zuen pentsio sistema baten aldeko

propio baten aldeko akordioa eta bideak batera egiteko aukerak ireki dira eta urrutiago edo gertuago baina bide horiek elkarrekin egiteko aukerak ireki dira nik gauza bat bakarrik esango dizuet asteleheneko

beste aldarri bat egon zen eta izan zen oso argia pnv mójate

guk ere mugitu behar dugu gaurko ahaleginak uste dut

eta arregi andreak esan du hemen denbora kontua izan daitekeela hitz egin daitekeela

proposamen zehatzak ekarri beharko dira guk baditugu gureak ekarri zuek zuenak kontrastatuko ditugu

hitz egiten du babes sistemak eskaintzen dizkigun aukera guztiei buruz

eta bukatzeko esango nuke arantza tapiak beste gai baten harira

egin daitezke aukera desberdinak egon daitezke ez dute zertan gure aukerak bakarrik izan behar adostu ditzakegu egingarriak izan daitezkeen bideak egin daitezke zeren beste gai batzuetan demostratu dugu egingarriak direla eta denbora kontua izango da agian gu prest gaude kaleak ere badakizue zer esan zuten ez dute etsiko eta hor jarraituko dute eta egingo dugu bide hori eta jarriko da gera bidean

herri erantzunak eman behar zaizkiolako eskerrik asko eskerrik asko kortajarena anderea elkarrekin podemos hernández jauna zurea da hitza

eskerrik asko hernández jauna euskal talde popularra damborenea jauna zurea da hitza

bai eskerrik asko berriz ere legebiltzar buru andrea la verdad que el final

alderdi guztiak pentsioen sistema publikoaren alde agertu

pentsio duinak behar beharrezkoak direla eta daukagun eta indarrean dagoen sistemari

geroan ere martxan egoteko buelta bat eman behar diogula erronka berriei bueltak emateko eta epeen inguruan ari nintzanean kortajarena andrea esan nahi nuena zen erronkak eta baditugula orain baina hartzen ditugun neurriek ez ditugu ondorioak bihar edo etzi ikusiko

egin behar dela beraz badaukagula nik uste dut pentsatzeko aukera eta neurri onak denon artean adosteko

arregi andrea eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu eh bildu taldearen legezbesteko proposamenaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

onartu jatorrizko testua jarraian elkarrekin podemos taldearen osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

onartu osoko zuzenketa jarraian euskal talde popularraren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

onartu osoko zuzenketa eta azkenik euzko abertzaleak eta euskal sozialistak aurkeztutako osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

eh bildu talde parlamentarioak egindako legez besteko proposamena herri kohesionatua erdiesteko

lortzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda
eh bildu taldearen ordezkaria den ubera andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko egun on

gai honekin hasi aurretik lehenik eta behin eskertu nahi ditut eta eskerrak eman nahi dizkiet segregazioari aurre egiten eta gizarte kohesioaren alde lan egiten ari diren eragile norbanako plataforma baita ere gasteizeko plataformakoei

esango dizuet etorkizunari begira estrategikoa dela lehen hitz egin dugun gaiarekin lotuta

hemen zaudeten asko eta asko gurasoak zarete legebiltzarkideak izateaz gain zuen seme alabentzat zein etorkizun nahi duzue etorkizun oparoa nahi duten bizitza proiektua eraikitzeko gai izango dutena eta horretarako aukera izango dutena zeren gauza bat da nahi izatea

zuen seme alaben artean zer nolako baloreak sustatzen dituzue seme alaba berekoiak nahi dituzue ala solidarioak

nahi dituzue edo mundu hobeago baten justuago baten alde borrokatuko duten seme alaba adimentsu bizitzan moldatzen jakingo dutenak eta egoera desberdinei aurre egiten jakingo dutenak

besteentzat ere nahi duzue horretarako zer nolako gizarte eredua eraikitzen ari zarete zer nolako gizartearen alde borrokatzen

eraikitzen ari garen gizarte eredua hori da gaurkoan eztabaidagai daukaguna zeren hezkuntza ereduak gizarte ereduarekin lotuta dago askotan esaten dugu halako hezkuntza eredua halako gizarte eredua eta ez da lelo huts bat egia da eraikitzen ari garen gizartea gizarte soziala den edo gizarte penala den eraikitzen ari garen gizartea bi abiadurako gizartea den edo abiadura bakarreko gizartea den

edo eskubide guztiak herritar guztientzat bermatua egongo den gizartea den

azal kolorea jatorria maila ekonomikoa soziala edo kulturala arazoa ez da hezkuntzarena arazoa ez da eskola publikoarena

arazoa dugun enpanada mentala da baina zoritzarrez arazoa eskolara bideratzen dugu gizarte gisa kudeatzeko gai ez garen

baliabide gutxirekin eta zarata gehiegi atera gabe gehiegi molestatu gabe arazoa eskola publikora bideratzen dugu ez beti

eta gero gainera eskola publikoari leporatzen diogu ez duela euskalduntzen edo eta ez duela kalitatezko proiekturik irakasleak ez direla inplikatzen

azken hamarkadetan gizarte honen sama eskola publikoak eraman duenean

eskola publikoa izan denean azken hamarkadetan gizarte hau euskaldundu duena eta eskola publikoa denean berriro ere hogeita bat mendean gizarte bezala ditugun arazoei edo erronkei deitu nahi duzuen bezala

egiten eta berriro ere sama bere gain usten dugunean hori bai gero gure burua justifikatzeko zuritzeko gurasoen erabaki eskubideaz hitz egingo dugu edo eta seme alabak eramaten diren

edo familia erabiliko da adibide gisa puntu koloretsua emateko gezurra da gezurra da esaten denean inor atzean utziko ez den gizartea eskola eraiki nahi dela dagoeneko milaka herritar familia ikasle ikastetxe irakasle atzean uzten ari garelako ez da neurririk hartzen

sinetsiko dut ikusten ditudanean neurriak borondatea eta espero dut gaur lortu dugun akordioa horretarako

gezurra da esaten denean pobreziaren aurka borrokatzen ari dela gizarte arrakalari aurre egiten ari dela justu pobrezia eta gizarte arrakala sustatzen ari garenean gezurra da aniztasuna aberastasuna dela esaten denean aniztasuna atzerakada ematen duenean

gehienetan kanpaina elektoraletan guztiok argazkiei kolorea jartzeko

eskatzeko esango duzue gaurko nire diskurtsoa oso negatiboa katastrofikoa dela

barkatuko didazue baina kokoteraino nago hitz politez kokoteraino nago hipokresiaz eta oso berandu goaz

ikastetxeak ikusten badakigu zer gertatzen ari den

pena bat izan zen alderdi sozialista ikastetxeetara ez hurbiltzea eta ez gabiltza ezer ikasten

gure aurretik doazen beste herrialdeetan gertatzen ari den guztia ikusita ere ez gara gai ezer ikasteko

eta erronka horiek arazo horiek geratzeko etorri dira geratzeko etorri dira hori da

hori da hogeita bat mendeko gizartea nahi edo ez izan baina hori da daukaguna

ikastetxeetatik buelta bat eta ikusiko duzue ikastetxeak abandonatuak ditugula irakasleak abandonatuak ditugula eta hala ere irakasleak mirariak

mirariak egiten dituzte pazientziaz maitasunez eta dedikazioz

dituzte asko eta asko ikastetxe eredugarriak mila buelta ematen dizkienak ez dakit nolako ospea eta ez dakit zer nolako izena daukaten ikastetxe horiei baina marka bat jarri zaie estigmatizatuak izan dira eta badakizue behin marka jarri ostean horri buelta ematea oso zaila da

ikasleen bereizkeriaz edo segregazioaz hitz egiten dugunean fokoa

migrazioan jartzen dugu eta barkatuko didazue baina migrazioa ez da arazoa

guztiek horiek beraien ikastetxeetan nahi dituzte beraz migrazioa ez da arazoa arazoa gizarte arrakala da arazoa mugikortasuna da arazoa

baliabiderik eta ez zaio eman baliabiderik horri aurre egiteko arazoa da aniztasuna gero

eta beharko lituzkeen baliabideak horri aurre egiteko eta horretarako beharko lituzkeen ratio egokituak ez direla bideratu eta ez direla bideratu nahi euren hezkuntza kalitatezko proiektua da

baina proiektua garatzeko zailtasun handiagoak dituzte zailtasun handiagoak dituzte aurre egin behar dien gizartea eta errealitatea konplexuagoa delako eta orduan ez da bera beste konplexutasun askoz ere baxuagoari aurre egin behar dion ikastetxeekin konparatuta beraz gizarte bezala ditugun erronkei eta arazoei

hau da guztion artean konpartitzen ditugu ikastetxe guztien artean konpartitzen ditugu edo bestela beste aukera bat da baliabideak modu desberdinduan bereiztea baina nik pentsatzen dut bai biak behar direla

eta bestea edo bestela jai daukagu eta ez dago zertan horri neurriak asmatzen ibili beharrean ikastetxeetatik pasa garenean esan digute zeintzuk diren neurriak eragile guztiek ere bat egiten dute gasteizeko

adostasuna dago euskal herria bildu ez dabil neurriak asmatzen bakarrik

bultza egiteko eta neurri horiek indarrean jartzeko presionatzeko benetan neurri horiek indarrean sartzeko eta neurri horiek ezinbestean irakaslearen egonkortasuna dira

aldatu behar da ikastetxeei erraztasunak eman behar zaizkie giza baliabideak areagotu behar dira

behar ditugu abar eta abar eta abar orduan kontua da urratsak eman behar direla politikak egin behar direla inbertsioa egin behar dela eta neurriak abian jarri behar direla fokoa migrazioan jartzeari utziaz

emanez eta dagokien ardura hartuaz ikastolak egoerekin inplikatuaz

ikastetxe publikoen artean ere elkarlana bideratuz bakoitzaren zilborrera begiratzen egon beharrean gurasook

eta inklusioaren aldeko apustua eginez gure arteko borroka lehia

denak albo batera utziaz eta denon artean denon hezkuntza denon gizartea eraikiaz

edo guztien artean egiten dugu edo jai daukagu baina berandu goaz oso berandu goaz eta gizartea gainetik pasatu zaigu

okerragoa da orduan esnatu uriarte andrea esnatu benga eta gaurkoa daukagu helduleku bat abiapuntu bat eta gauzak goazen neurriak indarrean sartzera hori da ikastetxeetan eskatu digutena esan digute oso ondo etortzea

benga esan dudana edo denon artean egiten dugu edo jai daukagu eta naiz eta kapitalismoaren baloreak lehia da

izatera bideratzen duten baina ez dugu ahaztu behar zein den hezkuntzaren funtzioa hezkuntzaren funtzioa da funtzio berdintzailea konpentsatzailea aukera berdintasunerakoa eta gaizki egiten badugu gero jasoko ditugun ondorioak latzak izango dira

eta gehiago inbertitu beharko dugu termino ekonomikoetan ere egiten ari garena ez da bideragarria horrela batzuek termino ekonomikoetan hobeto ulertuko duzue kontatu gabe momentu honetan ari garela mundu gizarte paraleloak sortzen gure herrian gure gizartean euskadi ere ez dakitenak zer den gure kultura ere ezagutzen ez dutenak gure hizkuntza ere ez mundu paraleloak dira

ezinezkoa da orain modan jarri den berrikuntzaren ikuspegitik ere

jakingo du beste maila batetan kokatuko ginateke champions en kokatuko ginateke

gero interakzioa hirugarrena dibertsitatearen balorazioa zertarako laugarrena lortzeko

eta lehenengo hirurak ez baditugu lantzen laugarrena alferrik da baina lehenengo hirurak ere lantzeko

kultura politika behar dugu eta ez politika segregazionista egiten

imajinatu zer nolako kapitala izango genuke herri bezala gizarte bezala

autogobernu edo burujabetza prozesu bat abian jartzeko eta bultzatzeko guztiok herritar guztiak sentituko balira gizarte honetako parte

ez gabiltza hori egiten eta gero pentsatzen dugu burujabetza prozesu bat abiatzea

ez dakit nola eta uriarte andrea zure esku dago hemen guztiok daukagu erantzukizuna baina zure esku baina ez begiratu beste aldera

garaiak eskatzen duten maila gaurkoan adostasun bat lortu dugu ez da erraza izan eta

abiapuntu bat gaia desblokeatzeko lehenengo aldiz gasteizeko mahaiak egindako lanari ere aitortza bat ematen zaio

gaurko adostasuna abiapuntua izan daiteke gaia desblokeatzen hasteko eta batez ere datorren ikasturtera begira neurriak indarrean sartzeko

da bitarteko bat zure eskutan uzten duguna hori bai ez baduzu

jarraituko dugu lanean bustitzen jarraituko dugu ekimenak ekartzen

jarraituko dugu eta iruditzen zaigu hor guztion beharra dagoela zeren

eskatzen ari zaiguna hori da familien aldetik eskatzen zaiguna eta batez ere haurrek eta ikasleek etorkizuneko herritarrek behar dutena eta guztiok behar duguna beraz gaurkoan helduleku bat dago eta nahi duguna da helduleku hori

baina ez baduzu konpartitzen edo benetan ez badago borondaterik tira egiteko ba gero nahiago dugu aurpegira esatea gobernuaren helburua ez dela champions bat baizik eta

lehenengo maila regionala abar eta abar bi abiadurako herri bat bi abiadurako hezkuntza bat

goazen diskurtsoak alde batera uztea posizionamenduak alde batera uztera eta neurriak hartzera asko eskertuko digute eta guztiontzat
onura besterik ez da izango eskerrik asko ubera anderea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos taldearen ordezkaria macazaga andrea zurea da hitza

mila esker eskerrik asko macazaga anderea euskal talde popularraren ordezkaria bengoechea anderea zurea da hitza

eskerrik asko bengoechea anderea euskal sozialistak pastor jauna zurea da hitza

sailburu legebiltzarkideok eguerdi on euskal gizartea etengabe aldatzen ari da eta gero eta anitzagoa den gizartean bizi gara

aniztasuna dugu besteak beste etnikoa kulturala linguistikoa sozioekonomikoa generoaren ikuspuntukoa

eremu guztietara heldu da eremu pertsonalera lan eremura osasun sistemara ongizate sistemara eta logikoa denez hezkuntza sistemara ere iritsi da

aniztasuna zeharkakoa da eta orokortuta dago baina egia da

leku zehatz batzuetara beste zenbaitetara baino intentsitate

heldu dela zalantzarik gabe ikasleak onartzeko politikek garrantzia dute tokian tokiko errealitateetan baina politika horiez gain badira garrantzia handikoak diren eta errealitate horiek baldintzatzen dituzten beste faktore batzuk ere horien artean daude besteak beste

hiri eta udalerrien hirigintza planifikazioa etxebizitza politikak etxebizitzen prezioak komunitate bateko kide izatearen kontzientzia familien jatorriak eragindako ohiturak familien lehentasunak eta abar askok ez dute zerikusirik zuzenean hezkuntza kontuekin

eragina dutela hezkuntza sisteman eragina diot eragina besterik gabe ez ona

ahalik eta modurik egokienean kudeatu beharreko errealitate anitzak eragiten dituzte betiere ikaslea sistemaren eta zerbitzuaren erdigunean jarrita gizarte eta eskola egoerak etengabe aldatzen ari direla ikusita analisiak egin eta unean uneko egoeretara egokitzeko erantzunak aurreikusi landu eta aztertzea ezinbestekoa da gogora ekarri nahi dut

gora iristen direla euskal hezkuntza sistemara jatorri hizkuntza kultura

hori dela eta hezkuntza sistema etengabeko egokitzapen prozesuan dago hain aldakorra den errealitate horri erantzun egokia eman eta ikasle guztien hezkuntza arrakasta bermatzeko hain aldakorra den errealitate horri

hezkuntza administrazioak hainbat proposamen egin ditu azken hamarkadetan eskola inklusiboa sustatu eta aniztasunari tratamendu egokia emate aldera esaterako bi mila hiru bi mila zazpi epealdiko programa edo bi mila hamabi bi mila hamabost eskola inklusiboaren plana azken urteetan aipatzekoak dira besteak beste

hezkuntza eta pedagogia eredua eta euskal hezkuntza sistema hobetzeko plana hezkuntzan egiten den aldaketa edo moldaketa orok bezala hartutako neurriek epe ertain edo luzera beharko dute egokiak izan diren ala ez ebaluatzeko

hezkuntzan egin beharreko esku hartzeak beste eremu instituzional eta sozial batzuetan egiten direnekin batera irakurri eta ulertu behar direla zabalagoa den jarduera esparru

ubera andreak esan du dena ezin dela eskolaren bizkar gainean utzi

ubera andreak ahaztu egin duela ikuspuntu hori egungo hezkuntza sailak hainbat gogoeta egin ditu eta proposamen zehatzak ere plazaratu ditu dagoeneko

plan hori ikuspegi zabal eta integral batetik landuta dago bi printzipio eragile nagusiren inguruan lehenengoa eskubidea guztien oinarrizko hezkuntza inolako bereizkeriarik egin gabe bermatzeko behar diren baldintzak eta bigarrena hezkuntzan eskubideak egotea horregatik planaren helburua da gure sisteman sartu berriak diren ikasleen eta atzerriko jatorria duten familietako ikasleen inklusioari laguntzea eta ikasle horiek gizartean benetan parte hartzea betiere eskola inklusibo eta kultur arteko baten

ikastetxeetan aurrera eramaten diren jarduerei laguntzeko ekimen normatiboak

metodologikoak sustatuko dira ikasle horien hezkuntza sistemara errazago sartu eta sistema horretan jarraitu ahal izateko hortaz hainbat lan eremu daude arau informazio eta komunikazio esparruei dagozkienez araudia irizpideak protokoloak dokumentazioa

erakundeen arteko koordinazioa erroldaren kontrola hainbat neurri hartuta daude une honetan kontu horiei dagokionez eta horietako asko bat datoz

horrenbeste aldiz aipatu den lantaldearen eskarien artean daudelako planifikazio eremuari dagokionez eskola mapa hezkuntza eskaintza taldeen ezaugarriak

hezkuntza berriztatzearekin zerikusia duten eremuari dagokionez ikastetxeetako proiektuak aholkularitza harrera planak era pertsonalizatuan esku hartzeko planak ikerketa familiak beraiek baina planaz gain giza baliabideekin zerikusia duten proposamen zehatzak jarri ditu mahai gainean sailak mahai sektorialeko eztabaidan lan eskaintza publikoak behin behinekotasuna ahal den guztia jaisteko legealdi honetan gutxienez

bitartekoen egonkortasuna lanpostua betetzen den bitartean ordezkapenak lehen egunetik haur hezkuntza lehen hezkuntza eta aurreikusitako ordezkapenetan tutoretza bikoitzak lehen hezkuntzan berariazko hezkuntza laguntza behar duten ikasle ugari dauden hortaz neurri gehiago landu eta ezar litezke baina hainbat dira mahai gainean daudenak eragile desberdinen parte hartzearekin landutako hezkuntzaren aldeko

izeneko dokumentuan bizikidetzarekin zerikusia duten hainbat gogoeta eta proposamen jaso dira eta atal horretako printzipio batzuk ekarri nahi ditut gaurkoan

askotariko ikasleentzat eta berezitasun propioak dituzten ikasleentzat kalitatezko hezkuntza aukerak bermatuko dituzten esku hartze eredu integral eta malguak

eskolatze inklusibo eta orekatuagoa izan dadin eta elkarbizitza eta kohesio sozial handiagoak bultzatu ditzan eta azkenik familien eta hezkuntza eragileen erantzunkidetasuna elkarbizitza bultzatzeko funtsezkoak direnak

guk aurkeztu genuen osoko zuzenketan islatu genituen erdibideko bat landu eta lortu dugu eh bildu euskal sozialistak eta euzko abertzaleak legebiltzar taldeok pena bat da beste talde batzuek bat egin ez izana erdibideko garrantzitsu eta baliotsua dela uste dugu eskuartean dugun erronkaren tamainakoa eta haren garrantzia ikusita aipatutako legebiltzar taldeok eskuzabaltasunez eta modu eraikitzailean jokatu dugula uste dut

nagusi lortu nahi ditu erdibidekoak batetik hezkuntza sisteman eskolaratze gero eta orekatu eta inklusiboagoa sare desberdinetan eta baita sare bakoitzaren barruan ere eta bestetik aniztasuna intentsitate handiz bizi eta kudeatzen ari diren ikastetxeei

lehen puntuan jaurlaritzari eskatzen diogu vitoria gasteizko errealitateari buruz batzuk eta besteek

abian jartzea bigarren puntuan hainbat kontu jaso ditugu ikastetxeetan oreka eta gizarte kohesio handiagoa lortzeko irizpideak aplikatzea aniztasuna kontuan hartuz ikasleak hezkuntza sare desberdinetan zein saretako bakoitzaren barruan

udalekin elkarlana sendotzea errolda iruzurra saihesteko dagoeneko martxan dago elkarlan hori eta iruzur egiten saiatu diren hainbat familien kasuak antzeman dira hirugarrenean jaurlaritzari eskatzen diogu dibertsitate handia kudeatzen duten ikastetxeetan ikasgelako ikasle kopurua eta ikasle horien ezaugarriak kontuan hartuz areagotu ditzala giza baliabide espezifikoak besteak beste tutoretza bikoitzak zein etiologia sozialeko premiadun ikasleak artatzeko

laugarrenean eskolaz kanpoko jarduerak areagotzea helburu duen lankidetza sustatzea eskatzen diogu jaurlaritzari tokiko erakundeekin batera uste dugu eztabaida

alboratu obsesioak albo batera utzi eta elkarlanean aritzeko unea dela guztiok jarri beharko genukeela horretan ahalegin guztia

eskerrik asko berriozabal andrea erantzunen txandara pasatuz eh bilduren ordezkaria ubera andrea zurea da hitza

berriozabal andrea urrats garrantzitsua emango da benetan neurriak indarrean sartzen direnean

eskatzen zigutena ikastetxeetatik gaurkoa akordio garrantzitsua da baina benetan urratsa eta garrantzizkoa izango da indarrean neurriak sartzen direnean

arazoa da ikastetxe horietako ikasleak beraien hezkuntza ibilbidea emateko ezin zaiela behar bezala dituzten arreta eta premiei erantzun hori da arazoa eta arazoa da ikastetxe horietan

gizartean dagoen aniztasuna

aurre egitea da bai eta segregazioari aurre egiterakoan edo neurriak planteatzerakoan

sare guztiak behar ditugu sareak baino gehiago ikastetxe guztiak behar ditugu eta esan dugu edo guztiok inplikatzen gara edo bestela

gasteizeko udaletxean babestu du hezkuntza

bai orduan animatu nahi zaitugu lehenengo puntua ere babestera eta animatu nahi zaitugu batez ere hausnarketa bat egitera egin duzuen proposamena erretiratzeko

zuk ikusi duzu zer errealitate dagoen eta bat zatoz gaur hemen eztabaidan mahai gainean jarri ditugun neurriekin konbentzitu zure taldea benetan egoerari aurre egiteko eta ez egoera

bideratzeko zeren hemen guztion ardura da beraz guztiok egin behar dugu ez da bakarrik hezkuntzarena ez dakit berriozabal andrea arretaz jarraitu duzun nire interbentzioa esan dizut arretaz jarraitzeko nire interbentzioa

arazoa ez dela sareen arteko lehiarena esan dut

hezkuntzaz gain etxebizitza politika kultura politika enplegu politika guztiak beharrezkoak direla zeren azkenean jokoan dagoena asko delako

planteatu ditugu beste bi proposamen irakasleen egonkortasunari dagokionean eta beken kudeaketa eredua aldatzeko ere

berandu goazelako eta onartzeaz gain eta asko eskertzen diot gaur pastor jaunak egin duen errepasoaz gasteizeko

onartuta dauden neurrietaz lehenengo aldia da gobernua sostengatzen duten

legebiltzarrean behintzat onartzen dutenak eta aitortzen diotenak gasteizeko mailari egindako lana

neurri horiek eta gobernuak esan ditzakeena guztiak eta beste eragile batzuk ere indarrean sartzea eta zoritxarrez

ez da gasteizekoa bakarrik ez da gasteizen esklusiba

tokian tokiko eta herri desberdinetan baldin eta guztiok konpartitzen dugun helburu hori lortu

baldin bada guk ez dakit asmatuko dugun edo ez saiatzen ari gara hezkuntza komunitatean adostasuna duten neurriak etxe honetara ekartzen bultzada bat emateko

eta ikusi dena dagoeneko ez dut ukatuko gobernuak berriozabal andrea neurririk ez duela

hamaika eskuk zer eman duen ere esan digute esan digute orain zein premia gehiago zituzten orduan hori ere onartu behar dugu eta hobetu behar dugu behar dituzten baliabideak beraien eskura jarri behar ditugu eta kontziente gara kontziente gara guztiok gure artean baditugun mesfidantzak inertziak eta normala da are gehiago ikusita

edo gainditzen ditugu mesfidantza horiek inertziak horiek edo bestela

ez dugu ezer egingo eta batez ere ikasle horiengatik haur horiengatik familia horiengatik eta ikastetxe horiengatik zeren horiei berdin zaie ekimenak norenak diren eta nola onartzen dira horiek behar dituztena da

inbertsioak bai eta gu horretan saiatuko gara bustitzen saiatuko gara aldentzen diskurtso errezetatik

haratago hemen behar ditugulako neurria eta baliabide zehatza baina jada eta bukatzeko egin nahiko nituzke bat zoritxarrez segregazioa ez da soilik gasteizeko arazoa bi

arazoa neurriak eta inbertsioak behar dira eta ez dira nahikoa izango hona ekarriko ditugun neurri guztiak ere beraz gai honekin

harrera politika enplegu politika etxebizitza politika inklusio politika kultura politika behar beharrezkoak ditugu beste neurri bat

arazoa pobrezia mugikortasuna da gizarte arrakala da klasismoa da abar eta abar arazoa ez da eskola publikoa arazoa ez da hezkuntzak dituen

diskurtsoekin guztiok daukagu asko ikasteko

jai daukagu eta mesedez politikaz sinbolikorik ez

eskerrik asko ubera andrea elkarrekin podemos macazaga andrea zurea da hitza

mila esker bueno leída la transacción

ezer gehiago mila esker eskerrik asko macazaga
anderea euskal talde popularra bengoechea anderea zurea da hitza

ya vale de mahai gainean dauden proposamenak

euskal sozialistak pastorrek ez du hitzik hartu behar euzko abertzaleak berriozabal anderea zurea da hitza

ubera andrea nik beti entzuten dizut arretaz zuk uste duzuna askoz gehiago horregatik berriro diot diferentziak diferentzia akordio hau garrantzitsua dela eraikitzailea dela

esku zabaltasunez jarduteko gai izan garela ulertezina egiten zaiguna da podemosek erdibideko hau sinatu ez izana iruditzen zait podemosen jarrera

prejuizioz beteriko jarrera erakusten

kontu honi dagokionez neurriak proposamenak ubera andreak esaten zuen kontua ez da nork proposatzen dituen baizik eta onak diren erabilgarriak diren eta ondorioak izango dituzten ikastetxeetan

onartu beharko zenuketela momentu honetan jaurlaritzak hainbat eta hainbat neurri abian dituela besteak beste

zein oinarrizko akordioa lortzeko oinarri horietan oinarrien dokumentuan eragileekin landu den dokumentu horretan jasotzen direlako horietako hainbat eta macazaga andrearen kezka zen zein ikastetxek jasoko duten premia duten ikastetxeek hezkuntza premia hori neurtu dezakegu indize bat landu dezakegu irizpide ezberdinak kontuan hartuta hori jasota dago oinarrien dokumentuan hortik abiatuta kapazak izango ginateke izan ere ratioez hitz egiten denean esaten da modu orokorrean ratioa jaitsi beharra dago kontua

bisitatu genituen ikastetxeetan gehienezko ratioen dezente

kasu batzuetan oso oso azpitik garrantzitsuena da ikasle kopuruaz gain taldearen ezaugarriak begiratzea ikasleen ezaugarriak eta horien inguruabarrak ratioak modu orokor eta indiskriminatuan jaitsi ordez

zuzenagoa jotzen dugu beharra duten ikasle taldeei laguntza gehigarria ematea eskolak izan behar duen kalitatezko

helburu proposatzen dugun bidearen bitartez irakasle gehigarriak esleituz ratioa egokitzen zaie de facto behar handiagoak dituzten talde horiei

mahaitik ikasgelara salto egin behar dute proposamen horiek proposamenek ikasgelara salto egiteko badago foro bat mahai sektoriala deitzen dena eta horretan bi alde daude hezkuntza administrazioa eta zuek gizarte eragileak deitzen dituzuen horiek la parte social behin eta berriro hemen entzuten duguna hortaz

erantzukizunez jardun beharko du baldin eta uste baduzue interesgarriak direla mahai gainean jartzen diren neurri horiek negoziatu ahal izateko

eta bengoechea andreak puntuka bozkatuko du ondo dago kontu batzuekin

logikoa iruditzen zait eskolaz kanpoko kontuekin bat etortzea baina berriro diot hemen jasotakoak ez du zerikusirik gasteizen eskola zonalde bakarra ezartzearekin ez du zerikusirik talka egiten dute proposamen batek eta besteak talka eta zuk diozu ez dagoela arazorik egia da gaur egun ikasleen ehuneko laurogeita hamalauak egin duen lehenengo aukera horretan plaza lortzen duela baina ez dut pentsatu ere egin nahi gasteizen zer gertatuko litzatekeen

eta zuk esango diguzu zein izan behar den baremaziorako erabiliko diren irizpideak milaka eta milaka ume zonalde bakar batean jartzen

alderdi popularrak dituen interesen baitan eskerrik asko eskerrik asko

eztabaida amaitu denez bozketara jarriko dugu bai puntuka bai eh bildu euskal sozialistak eta euzko abertzaleak sinatu duten erdibideko zuzenketa ulertu dut puntuka nahi zela ez dagoela arazorik beraz

gero hiru eta lau aparte eta bosgarrena aparte bat eta bi puntuak bozkatuko ditugu erdibideko zuzenketan bozkatu ditzakegu

bat eta bi puntuak onartuta geratu dira jarraian hiru eta lau puntuak bozkatuko ditugu bozkatu ditzakegu

hiru eta lau puntuak ere onartuta geratu dira eta azkenik bosgarren puntua bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka

maría elósegui magistratua giza eskubideen europako auzitegirako

elkarrekin podemos taldearen ordezkaria den uria jaunak dauka hitza ekimena

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal sozialistak

castelo anderea euzko abertzaleak arrizabalaga anderea zurea da hitza

ezer gutxi nire aurretik hitza hartu duten taldeen ordezkariek esandakoari gehitzeko beraz nik benetan labur arituko naiz oraingoan urte hasieran giza eskubideen europako auzitegirako maría elósegui magistratu izendatzeak polemika bizia sortu zuen ustez magistratua emakumeen eta lgtbiko kolektiboen kontrako adierazpenak egin izan ditu

ustez diogu berak adierazpen horiek egin ez izana edo behintzat kontestutik ateratakoak direla esaten baitu elkarrizketa eta publikazio horiek denon esku daude uria jaunak berak horietatik hainbat paragrafo irakurri ditu gaur

egin dezake elósegui magistratuaren formakuntza eta curriculuma zalantzan jarri gabe bai zalantza kasuistika horretan baina beste guztietan printzipioz zalantzan jarri gabe auzitegi honetako magistratu postu batera aurrezten diren pertsonen perfilak hertsiki gidatu behar dira

inpartzialitate printzipioetan oinarrituta beti ere ardura horrek postu horrek dakarren exijentzia bere osotasunean betetzeko asmoz

erakunde publikoak osatzen ditugunon artean eta

etikoki sozialki eta noski giza eskubideen printzipio eta oinarri guztien kontrakoak dira gure taldeak aukera hau aprobetxatu nahi du behin ere benetako berdintasun errealarekiko bere konpromisoa aldarrikatzeko eta gure borondatea adierazten dugu

europako parlamentuko hirurogeita hamar legebiltzarkideek abian jarritako ekimen baten bitartez europar kontseiluko batzar parlamentarioari eta giza eskubideen europako auzitegiari

horren bitartez elósegui magistratuak bere adierazpenak zuzendu ditzala eskatu zen gure alderdiaren ordezkaria bruselaseko ganbaran ekimen hori babestu

gaurkoan adostasun osoa hasieratik izan dugu talde proposatzailearen jatorrizko ekimenarekin eskerrak eman nahi dizkiot elkarrekin podemosen ordezkariari uria jaunari azaldutako prestutasunagatik baita ere alderdi sozialistaren

eta zuzenketarik aurkeztu ez duten bestelako taldeei gure zuzenketa babestu dezatela eskatzen diet uste dut hala ere euskal herria bilduko ordezkariak babestuko duela uria jaunak aurreratu

baita ere ete beste barik eskerrik asko eskerrik asko arrizabalaga

elósegui zeresan handia eman du epaile hau europako giza eskubideen auzitegian izendatu izanak zeresan handia eragin du

hitzengatik eta ez da gutxiagorako baina tamalez elósegui andrearen hitzak anekdota hutsa bat hainbaten ahotan entzun ditugu horrelakoak zoriontzekoa dena hau onartzen ez duen jendarte batekin egiten dugula da begira ariketa bat egitea planteatzen dizuet orain elósegui andrearen testu zatiak eta beste batzuen hitza botako dizkizuet jarraian eta ea kapazak zareten

eta jarraitu dezakegu luze oso luze baina ariketa hau planteatu izana ez da gure artean ze fuertea

hemen gaudenak esateko zabaldutako homofobia transfobia matxismoa agerian uzteko barbaridade sorta bat bildu nahi izan dut

oinarritutako arazo bat dela hau eta okerrena instituzioek beraiek bultzatzen duten politikaren isla dela askotan patologizatzen duten

oraindik emakumeen eskubideak urratzeke dauzkagu oraindik eta maría elósegui

hau da gobernuak nahi zuen irudia berak bultzatzen duen politiken irudia arazoa ez da elóseguirena

arazoa epaile hauek izendatzeko prozedurarena da arazoa patologiak bultzatzen dituen errepresioarena da

babestu behar duen auzitegiaren baitan lan egingo duten pertsonak

eskubideen defentsa egin behar duten horiek postulatu beharko lukete merituak bertan egiteko eta ez gobernu baten sostenguarengatik gobernu baten isla eta momentuko ikuspegi politikoaren argazkia

aldiro aldiro aurkeztuko diren kideak beraz gaurko eztabaidatik bi helburu nagusi atera nahiko genituzke eta horregatik babestuko dugu

bata elósegui andreak baina baita aipatu ditugun beste guzti horiek homofobo transfobo eta matxista guzti horiei ozen esatea ez onartzen esaten duzuena eta ez dugu onartuko pertsona guzti hauek dituzten eskubide urraketan mantentzen jarraitzeko duzuen asmoa

eta instituzioetan eta hain zuzen guri dagokigun bidean lege atzerakoi guztiak aldatzeko eta protokolo zaharkituak berritzeko lan egingo dugu bestetik argi esan nahi dugu ez dugula onartzen

bidaltzeko dagoen prozedura are gutxiago ideologia politiko atzerakoiei lotutako pertsonak bideratzeko kapazitatea mantentzen jarraitzen duen

euskal herria bildutik ez genuen inolako zuzenketarik egin hasierako proposamenarekin eta ondoren egindako zuzenketa proposamena ere horiekin bat egiten genuelako arrotz zaigun prozedura horren aurrean esandakoa esana zegoelako legez besteko proposamen horrekin eta guk

urratsak ematen jarraitzeko asmoa dugun neurrian bertako sistema gardena parekidea eta oinarrizko eskubideetan oinarritua izaten jarraitzeko

erantzunen txandara pasatuz elkarrekin podemosek ez du hitzik hartu behar euskal sozialistak castelo andreak hitza hartu behar du

eskerrik asko castelo anderea euzko abertzaleak ez du hitzik hartu behar

ruiz de arbulo jauna euskal talde popularraren ordezkariak dauka hitza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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamaika eman dugu bozka hirurogeita lau boto aldekoa siete contra beraz onartuta geratu da erdibideko zuzenketa